egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu asi bañolen esan irugarren puntua beste baterako utzi dela

lanbidek egindako okerreko ordainketei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den arrondo anderea zurea da hitza

egun on guztioi isiltasuna mesedez benetan bi mila hamalauko

lanbidek gutun bana bidali zien diru sarrerak bermatzeko errentaren

jasotzaileei itzultze prozeduraren aurreko jakinarazpena deritzon gutunean

jasotzaileek itzuli beharreko zenbatekoak eta horiek itzultzeko erak agertzen ziren horretaz gain gaiari buruz harremanetan jartzeko bideak azaltzen ziren

inolako prozedura eta berme juridikorik errespetatzen ez duen bidalketa masiboak harrotu zituen ezinegona beldurra haserrea eta protestak eragiteaz gain berriro ere kaosa eragin du berez

langileak beraien haserrea ezinegona ere eta jasotako mehatxuak dakigun bezala honetarako

eta posta elektronikoa pertsona guztiak ez dute erabiltzen ere eta noski lanbideren funtzionamendu eskasak sortu eta eragindako ekimen honek

bazterrak nahasteko hau da lanbidek sorturiko egoera honek ezbaian jartzen duen diru kopuru osoa

identifikatzeko hori horrela izanik legez besteko proposamena aurkeztu genuen hilabete hauetan kaltetutako hainbat pertsonekin hitz egiteko aukera izan dugu eta baita komunikabideen bidez beste batzuk esandakoa ezagutu dugu ere errealitatea gogorra da benetan gordina azaldu digutena egia da krisiaren aitzakiarekin

egoera tamalgarri ugari ematen ari direla eta pertsona ugarik pairatu behar dutela politika horien ondorioak hor ditugu denok ezagutzen ditugu stop desahucios

plataformak baina ordainketa okerrena afera tamalez herritar gehiagori eragiten dio entzundako batzuk

ni el alquiler del piso honela egoera honetan milaka pertsona daude ez bat

pertsona daude gainera jakin dugu beste hogei mila gutun bidaltzeko asmoa zegoela edo dagoela ezin dugu benetan

hau dena egin den eta egiten ari den moduan administrazioaren lanbideren funtzionamenduaren ondorioz suertatzen dena hein handi batean

ardura susmopean ipintzen dira milaka eta milaka pertsona iruzurgileak direla badirudi

jasotzeagatik onartezina da afektatuak

ez dutela iruzurra egin eskatutako paper guztiak aurkeztu dituztela batzuetan galdu ere

eta abar luze bat cobro indebido deitzen da guk badakizue esaten dugula pago indebido edo ordainketa okerrak

oker ordaindutakoa ez da iruzurra eta hori gaur hemen argi gera beharko litzateke honen harira

gai honetaz urriaren batean idatziz erantzuteko egindako galderak oraindik erantzunik gabe daudela guk egindakoak behintzat erantzuteko epea atzeratu du gobernuak beraz egindako

oraingoz ez dute erantzunik hau ere zaila egiten zaigu ulertzera zen galderak ez zuten

galdetzen genuen ea noiztik zuen gobernuak erabakita gutunak bidaltzea edo sor zitekeen egoera eta izan zitekeen

edota zein neurri hartzeko asmoa daukan sortutako bidegabeko egoera honi irtenbidea emateko baina

horregatik hemen ere plazaratzen ditugu eta bestalde lanbide plan estrategikoa eztabaidatu genuenean

batzordean eh bilduk aurkeztutako bi proposamen onartu ziren bete ez direnak bete balira egindako txapuza ez zen egingo eta horrela zioen legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio

arreta egokia bermatu eta zaindu ditzala lanbidek legeak dioena epeak bermeak prozeduraren jarraipena edo errugabetasun presuntzioa zorroztasunez zaindu eta errespetatuko ditu eta bigarrena

lanbideko espedientea osatzeko eta egunean izateko zailtasun bereziak dituzten pertsonei arreta eta laguntza bermatzeko bitartekoak sor

baina lehen esan dudan bezala ez dira bete eta horregatik bidegabekeri honen aurrean eta errepikatu ez dadin legez besteko proposamena egin genuen eta ez dakit jadanik banatu den erdibidekoa adostu dugu alderdi sozialistarekin zein helburu edo zer da lortu nahi duguna erdibideko honekin eta gaurko osoko bilkura honetan ba gustatuko litzaiguke legebiltzarra gobernuari esatea

bezala jokatu gutxiengo prozedurak eta bereziki pertsonen duintasuna bermatu behar dituela eta kasu honetan ez duela egin eta hori horrela aitortu behar diela milaka pertsona hauei eta gizarteari pertsona

esatea gobernuari duintasunez bizitzeko eskubidea bermatzea dela lehentasuna eta hori ezin dela kolokan ipini diru bat itzuli behar dutelako beraz itzulera egingo dela egin behar den kasuetan

ez dira hainbeste ere izango egoera ekonomikoak ahalbideratzen duenean inolaz ere ezin zaiela kendu

eta legebiltzarrak eskatzea nahiko genukeena eta horregatik proposatu genuen gai hau eztabaidatzea eta erdibideko bat

eskerrik asko arrondo andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

egun on guztioi laguntzak jaso dituzten pertsonei bidalitako gutunak edo gutunen gertaera hain zuzen ere

adibide argia da eta adibide honek adierazten du lanbideren edo gobernu honen lanbideren kudeaketa zaharra dela

geratu da gobernu honen ezgaitasuna lanbideren kudeaketan

y de la gestión en lanbide esan dezakegu ere gizarte laguntzen kudeaketaren hainbat aspektu edo hainbat gauza

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sarasua andreak dauka hitza

eskerrik asko sarasua andrea mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka hitza gorka maneiro zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza arregi anderea zurea da hitza

legebiltzarburu jauna berriz ere lanbideri buruzko

egindako okerren ordainketei buruzkoa ekimenaren zioak dionez irailaren azkenean lanbidek gutun bana bidali

beste bozeramaile batzuk ere esan dutenez eskutitzak argi azaltzen zuen

aurreko jakinarazpena zela baita lanbideren ustez itzuli beharreko zenbatekoak aipatzen ziren eta horiek itzultzeko erak

posta elektronikoa eta telefono zenbaki bi ere agertzen ziren adibide gehiago jakin nahi ezkero honaino

eskutitzek diotena da lanbidek antzeman duela diru sarrerak bermatzeko errenta

osagarriari dagokionez behar ez bezala jasotako kantitatea dagoela

kontzeptu bakoitzaren kantitatea eta oinarrizko espedienteak

honi buruzko aipamenik ez da egiten oinarrizko ekimenean zergatik arrondo andrea eskutitzek jarraitzen dute honako informazioarekin

itzultze bakarrean edo zatikapenean eta kasu honetan ordainketaren konpromiso zehatzarekin eta diru laguntzen onuraduna izaten jarraitzen badu ordainketa nominako konpentsazio bitartez egitea proposatzen zaie ados egon ez ezkero ez da ezer egin behar itzultze prozeduraren zain gelditu eskutitz hauek itzultze prozeduraren aurreko jakinarazpen dira honela egitea erabaki zen jasotzaileak ez beldurtzeko jakitun egon daitezen eta nahi

bueltatzeko ez badaude ados egin behar duten gauza bakarra da itxaron itxaron

mezu tremendistarik bota behar ez direlako ez dietelako mesederik egiten dirulaguntzak kobratzen dituztenei guztiz kontrakoa lortzen dugu gizarte babes sistema murriztu nahi dutenak dira

pozten diren bakarrak guk horretan ez dugu jausi nahi

dudarik gabe legeak agintzen dituen berme guztiekin egingo ditu

arartekoak berak onartu duen bezala gauza ezberdina da eskutitz hauen izaera itzultze prozeduraren aurreko jakinarazpena baitira ados geunden oro har oinarrizko ekimenarekin eta erdibideko bat proposatu genion bilduri non lau puntutik guztiz onartzen genituen erantzuna gipuzkoako batzar nagusietan bilduk eta alderdi sozialistak adostutako testua bidaltzea nahiko urrun dagoena bai bilduren legez besteko proposamenetik eta

alderdi sozialistaren hemen parlamentuan aurkeztutako zuzenketatik begiratu ez diozue inolako mesederik egiten dirulaguntzen jasotzaileei zuen helburu bakarra gobernuaren aurka joatea delako

arregi andrea eskutitz horiek modu kolektiboan egindako bidalketak bi gauza lortu dituzte lehena

urduritasuna eta beldurra sortzea eta bigarrena larriagoa dena oraindik susmopean ipintzea berriro ere diru sarrerak

bermatzeko errenta jasotzaileen inguruan iruzurgileak izango balira bezala bi gauza horiek lortu dira lortu duzue horrelako bidalketa kolektiboarekin aukera izan dugu kaltetuekin

asko milaka direlako ez dakit zuk hitz egin duzun ez dakit benetan entzun duzun

diren horrelako gutuna jaso dutenean eta nola bizi izaten ari diren une honetan ere egoera hori atzo bertan jaso genituen

ordainketa horiek eta erantzunean hiru arrazoi nagusi ematen ziren lehena

baina horregatik diogu diru sarrera bermatzeko errenta jasotzen dutenak ez dute egoera honen ardura

lanbiderena eta gobernuarena da nork demostratu dezake ikusita nola kudeatu den lanbide eta nola kudeatzen den oraindik hainbat jasotzaileek helbide aldaketak adibidez ez dituztela horren berri ez dutela eman bulegoetan edo

aurkeztu beharreko paperak ez dituztela aurkeztu kasu batzuetan horrela izango da

horrelako prozedura bat irekitzea modu horretan eta esaten da ere erantzun horretan lau urteko epea duela administrazioak horrelako gauzak berriro berreskuratzeko eta eskari horiek egiteko hau ere harrigarria da badakigu horrela dela horregatik administrazioa beti

atzerapenak eskatzeko hilabeteko epea dute eta hau ere justua iruditzen eta horren erabilpena egitea are gutxiago kudeaketa desegokia esaten dugu eta txar baten ondorioz oker ordaindutako kantitateak aipatzen direnean lehen esan dudan bezala pertsona horiek batzutan ere ematen du aberastu egin direla

amaitu egin behar da gure ikuspuntutik bizi daiteke modu duinean

eurorekin zortziehun eurorekin eta orain esaten baldin bazaie mila

nondik aterako dute beraz soluzionatu beharko da ipini beharko dira irtenbideak

kantitate horiekin gaitasuna izango dutenik aurrezteko hilabetero eta gordetzeko aurrezki bezala bere poltsetan mundu injustu batean bizi gara

neoliberalismo garaian bizi gara eta gutxi batzuk

garaian irabaziak ere handitu egiten dituzte asko dute beste batzuk egunetik egunera gutxiago dute lotsa puntu bat izan beharko genuke hemen gai honetan indarra ipintzeko benetako

eta hortik lehentasunez berreskuratu behar denean

da gaizki egin dena onartzea dauden arazoak konpontzea

euskal herrian bizi diren pertsona guztiak oinarrizko bizi baldintza duinak bermatuta izan behar dituztela beraz politika publikoen ardura

eskubide hori ahalbideratzea da eta ezin dugu ahaztu sistematik kanpo pertsona asko daudela babesik gabe gaur egun eta helburu nagusia guretzat ere

eta zabaltzea dela ez dakit gaur erdibideko hau edo proposamen hau onartuko den ez dakit zer gertatuko den baina edozein kasutan

egoera hau ez errepikatzea oker egindakoa konpontzea

bizitza duinik gabe ez uztea eta dauden

zerbaitetan erabiltzea edo erreziklatzea eskerrik asko arrondo andrea euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sarasua andreak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andereak dauka hitza

aburto arrondo andrea hitz egin duzu

baina beste gauza askori buruz ere bai ez gaurko ekimenaren inguruan sistema berari buruz epeei buruz hori dena

sartzen gure ustetan gaurkoa oso kasu zehatza zen

baina ekimen zehatzekin ez lanbideren gutun batzuei buruz hitz egin eta orduan esan sistemak ez dakit zer duintasuna eta zuen

eskerrik asko arregi andrea eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa

ondorioz erdibideko zuzenketa ez da onartu jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hamar bai hirurogeita hiru ez ondorioz osoko zuzenketa ez da onartu jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu eta azkenik euzko abertzaleak taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu osoko zuzenketa hau ere gai zerrendako bigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena mila bederatziehun eta hirurogeita lauko

gure gertuko merkataritza babestu beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena corcuera andrea

eskerrik asko corcuera andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza

eskerrik asko oyarzabal jauna eh bildu taldearen ordezkaria den casanova jaunak dauka hitza

nahi nioke susana corcuerari proposamen hau ekarri izana

eta nik uste dut ikusi denez beste interbentzioetan lortu dugula akordio

orokor bat aho bateko akordio bat uste dut proposamen on bat adosteko hemendik

zalantza daukagu arazo horren dimentsioaren inguruan hau errenta zaharren kontua ez da gai berria eta

baina egia esan eta beste hizlariek esan dutenez egon da denbora luze bat aldaketa edo moldatze leun bat eman dadila sektorean uste dugu gehien bat edo kasu gehienetan horrela izan dela eta euskal herrian ere

eta gaur egun denda gehienetan arazo hau konponduta daukatela egia da eta seguru gaude beti gertatzen den moduan egongo dira salbuespen batzuk baina gure arazoa da momentu honetan ez dakigula zenbat diren salbuespen horiek eta zergatik

adaptazio progresibo aukera horretan eta ez dakigunez eskatzen dugun lehenengo gauza da jakitea eta jakin ahal izateko eskatzen duguna da adostu dugun zuzenketan hain zuzen ere eskatzea eusko jaurlaritzari egin dezala

datu zehatzak prentsaren bidez egon dira datu kontrajarriak guk egin ditugu ere kontrasteak sektoreko hainbat eragileekin eta egia esan zaila izan da

azterketa amankomun batera heltzera entzun ditugu datu eta azterketa ezberdinak

arazoa ez dela izango hain handia hasierako planteamenduan

azterketa bat aipatzen zen baina uste dugu eta esan dudanez sektoreko eragileekin hitz egin ondoren uste dugu hori estimazio bat zela eta datu errealak askoz

kaltetuta edo egoera larrian egon daitezkeen komertzio kopurua askoz xumeagoa izan daitekeela beraz

lehenengo gauza da arazoaren neurria benetan detektatzea

eusko jaurlaritzaren iniziatiba eskatzea baina iniziatiba hori izan dadila iniziatiba konpartitua sektoreko eragileekin

beraiek daukate sarrera mundu horretan beraiek dira kasu honetan laguntzarik onena eman dezaketen eragileak beraz goazen eusko jaurlaritzari eskatzera egin ditzala neurriak

egin ditzala elkarlanean sektoreko eragile ezberdinekin eta neur dezala eta kuantifikatu dezala arazoaren dimentsioa eta ez bakarrik kuantifikazio zenbakietan baizik eta kualitatiboa ere neur dezala kualitatiboki

arazoak eduki ditzaketen dendak eta beste aldetik zergatik egon daitekeelako

ezberdina akordioak egin ez izanaz arrazoi ezberdinengatik urte hauetan

arazoa ondo neurtzeko gazteleraz esaten den moduan para no matar moscas a cañonazos eta ezta ere motz gelditzeko benetan arazoa dimentsio potente baldin badauka

azterketa kuantitatibo eta kualitatibo bat egitera eta goazen eskatzera eusko jaurlaritzak har dezala ardura horren gauzapenean baina egin dezala ere elkarlanean sektoreko eragileekin hau ez da ostrukarena egitea ez dugu uste gaia hemen aparkatzen dugunik eskaera oso zehatza egiten diogu eusko jaurlaritzari eta gainera ematen diogu epe bat

hau ez da gure ardura ekiditzea edo ezkutatzea edo eskatzea txosten bat gaia era muga batean atzeratzeko ez hemen planteatzen da egin dezala azterketa serio bat

ditzaten neurri konkretuak eta horren arabera ikusiko dugu neurri horiekin ados gauden edo aukera irekitzen da neurri berria proposatzeko

baina neurri horiek beti izan behar dira proportzionatuak dauzkagun arazoari eta horretarako

neurtu behar dugu eta azkenik talde guztiok ados egon gara zuen jatorrizko proposamenean pseren proposamenean aipatzen zela kontzeptu bat edo idei bat oso interesgarri iruditu zaigula guztioi eta da

edo ondare komertzialaren babesa horretan ados gaude eta pentsatzen dugu ez dela agortzen proposamen honekin

agian behar du lan espezifiko bat eta garapen espezifikoa eta proposamen

aurrera eramateko baina bai iruditzen zaigula oso inportantea zuzenketa adostutako horretan

gaia behar du tratamendu bat eta oso interesgarria iruditzen zaigu eta horregatik zuzenketan erabaki dugu aipamen berezi bat

beraz uste dut erabateko adostasuna egongo dela erdibideko zuzenketa honen inguruan eta nahiz eta testu asko laburtu hasierako proposamenarekin konparatuta edo beste taldeek aurkeztutako zuzenketekin konparatuta nik uste dut laburra baina mamitsua dela eta ez dela lehen esaten nuen moduan ostrukarena egitea edo arazoa sine die atzeratzea baizik eta oso eskaera zehatza eta mamitsua dela alde batetik

asumitu dezala daukan ardura gai honekin beste aldetik eskatzen diogu elkarlanean lan egitea sektoreko

aurrean jartzen diogu epe zehatz bat eskatzen diogu epe horretan azterketa kualitatibo eta kuantitatibo egitea arazoaren dimentsioaz

neurri zehatzak proposatzea eta eskatzen diogu ere kontutan hartzea ondare komertzialaren gaia hemendik aurrera eduki behar duen garrantzia beraz uste dut laburra baina mamitsua dela zuzenketa eta gaiari

eman dadin bermatzen dugula baina argi gera dadin hemen ez dela amaitzen eztabaida hau gero eusko jaurlaritzaren proposamenak eta azterketa jasotzen dugunean ikusiko dugu neurri osagarriak planteatu behar diren edo eusko jaurlaritzak proposatzen

gu ez gara etorri gaur merkataritzaren egoeraren inguruko eztabaida orokor ba ematera gu mugatu gara errenta zaharren gaietaz hitz egiteko baina beno argi gera dadin ere sektoreak

eta hau agian ez da handiena goazen konpontzera arazo hau baina zalantzarik gabe aukerak edukiko ditugu gai hau merkataritzaren gaia behin baino gehiagotan hemen jorratzeko benetan sektorea oso egoera larrian dagoelako eta

instituzio eta arlo guztietatik eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den uribe etxebarria jaunak dauka hitza

bai eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok eguerdi on

baita ere geure eskerrak adierazi nahi diegu

oyarzabal eta maneiro jaunei eta

andreari azaldu duten jarrerarengatik

eta horren ondorioz lortu izan dugu erdibideko testu bat eta entzun dudanez

nik uste dut pozgarria dela beraz eskerrik asko bozeramaile guztiei

eskerrik asko corcuera anderea mistoak ez du hitzik hartu behar oyarzabal jaunak

bozeramaileei batzuei zuzenketa honetan elaborazioan parte hartzeagatik eta besteei beraien zuzenketa baten alde bozkatzeagatik ikusten dut

eztabaidatzeko joera daukatela baita ere ados daudenean ez da nire kasua hemen iruditzen zait heldu garela adostasun zabal batera beraz

uste dut esan behar genuena esanda dagoela eta lortu dugula akordio on bat guztiontzat eta bereziki inportanteena dena sektorearentzat hemen

bi jokamoldeak el principio de precaución lehenengoz eta behin esaten badigute arazo bat dagoela edo esaten badigute sute bat dagoela egin behar duena da jutea behintzat begiratzera ea sutea dagoen ala ez dagoen

esaten badigute sektorean arazoa sor daitekeela goazen aztertzera benetan horretaz dakitenekin

edo zurrumurruetaz baizik eta datu errealekin ia arazo hori existitzen den ala ez

arazoaren benetako neurria eta horren araberako erantzun bat ematera orduan bi printzipio horietatik abiatuta uste dut akordio on batera heldu garela ez da gauza bera egotea hogei denda arazo honetan edo berrehun

ez da gauza bera orduan lehenengo pausua eman behar dena da konprobatzea hori benetan zer dimentsio daukan

aztertzea zenbat diren kontutan hartuta zergatik dauden egoera horretan zergatik eduki duten epean ez dituzte gaurkotu beraien kontratuak

eskaintzea gure borondatea badelako behintzat neurri honen edo lege honen indarrean sartzearekin komertzio bat ere itxiera ez etortzea orduan goazen neurtzera

neurriak proposatzera eta hemendik hilabete baten buruan ikusiko dugu zeintzuk diren azterketa horren emaitzak eta zeintzuk diren proposatzen diren neurriak eta nahikoak iruditzen bazaizkigu bultzatuko ditugu eta

iniziatiba hartuko dugu neurri berriak proposatzeko eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna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

aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena euskal aurrezki kutxen kudeaketa ikertu beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko